egiteko batetik ppko ordezkariari esatea

batzutan arretaz entzuten aurreko diskurtsoak eta nik bota dudan

nire hitzak baizik eta ortuzarren hitzetatik hartutako zatia zen

aterako zitzaidan eta gero bestetik diskurtsoan zehar

zaudetela eta eskaera hori ere egiten duzuela baina behin eta berriro irakurri dut zuen zuzenketa eta nik dakidala anima

nik uste dut anima ez dela eskatzea eta orduan hor dago sakoneko

desberdintasun bat eta bakarrik pseko ordezkariari esatea

gaia guretzat bez kulturalak lotura zuzena duelako burujabetzarekin eta

eta besterik ez eskerrik asko eskerrik asko breñas andrea euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna

euskal sozialistak taldearen ordezkaria reyes jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu mistoa upyd eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hemezortzi bai hogeita zazpi hogeita hamar abstentzio ondorioz erdibideko zuzenketa ez da onartu jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu eh bilduren osoko zuzenketa jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamar bai hirurogeita bost ez ez da onartu

eusko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez hogeita bat abstentzio enpate dagonez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

berdinketa dagoenez hurrengo plenorako utziko da

europako norabidea errotik aldatzeko bidean greziako gobernua babesteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

herritarrak ordezkatuz hemen gauden pertsona orok parte izan behar dugu hori dela eta gaur hemen aurkezten dugun ekimena greziarrek demokratikoki babestutako postura beste europa demokratikoaren norabidean oinarriak ezartzen dituelako

ikuspegitik ezin dugu eta ez genuke ikusi behar grezia

aurrean aliatu bat bezala badirelako itsura baten estatu burujabeak izan daitezkeenak baina beraien burujabetza eman dutena eta ez

baizik eta entitate finantziero internazionalei

grezian sekulako krisialdi humanitarioa bizi da eta bitartean europar batasunak austerisismora kondenatzen ditu greziarrak europako

presioengatik bost axola politika horiek pertsonak hiltzera badaramate ez dutelako jatekorik edota zerbitzu medikurik ordaintzerik edota beraien etxeetatik

behartzen dituztelako ondoren europar batasuneko bere printzipio fundatzaileetan zehazten diren baloreak testualki irakurriko

hau da errealitatea europar batasuneko estatuak bankuak eta inbertsore pribatuak babestu dituzte bere espekulazioekin galduez dezaten bitartean greziako gobernuak presionatzen dabiltza

errealitatea ez da burugogorra soilik rastreroa ere bada

horren aurrean ez al da bidezkoa euskal herritik greziako gobernuaren lana eta asmoak babestea horregatik guztiagatik espero dugu guztiak gure proposamenaren alde agertzea zintzotasunez esaten dut

egoerari buelta emateko eta norabide egokian jartzeko arnasa eskatzen ari den herriaren alde agertzea errespetua eta denbora eskatzen ari den herriarekin bat egitea hain zuzen ere europako teknokratek behin eta berriz

aldarrikatzea horregatik gure aldetik babesa agertu nahi diogu greziako gobernuari lehentasun berriak ezartzen ari den honetan

aldarrikatzen ditugu mehatxuak alde batera utzita eta azkenik ausardia gurean ere aplikagarriak diren hainbat neurri eta

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

quién les presta dinero eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria prieto jauna zurea da hitza

prieto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arrizabalaga andrea zure da hitza

greziarrek gobernu berria aukeratu dute horretarako eskubide oso osoa dute eta guri horren aurrean bi gauza bakarrik tokatzen zaizkigu akaso bat gure begirunea azaltzea eta izatekotan duten egoera ezagututa urrutitik bada ere ba zorte ona opatzea

elkarrizketa batean esan duen bezala demokrazia funtsezkoa da bere kontrakoa diktadura delako

eta horrela da hori grezian baina baita suedian

eta zer esanik ez euskadin ere horrela da eztabaidatzen ari garen ekimen hau eh bilduk otsailaren hamabian aurkeztu zuen egun hartan bertan bilera bat izan zuen

ordezkariren batekin irakurri ahal izan genuen periodikoetan

eta gaur egin duzun bezala lópez de munain jauna gogor kritikatzen duzue

horretan egia da europako politikek azken urte hauetan

dezente urruti eraman dutela eta joera hori denon

beharra dagoela austeritateak ez duela bere horretan eta berak bakarrik balio sustapen ekonomikorako politika proaktiborik

egia da ere europako joskurak era arriskutsuan ireki dituela bizi izan dugun oraindik ere bizi dugun krisi ekonomiko honek egia da oraintxe arte estatu bakoitzaren zorrarekin inolako zerikusirik nahi ez zuen banku zentral batek eta

ohikoa izaten zen tresna bat lapurtu dietela estatuei alegia monetaren debaluazioa

besteak beste egia da ere finantza operazioen globalizazioak eta merkatuak bere kasa kontrolatuko

sinesteak agerian utzi zuela bi mila zazpian mundu osoan eta baita europan ere bankuak neurri handi batean ustelduta zeudela horrek ekonomia errealean izandako eragin ikaragarria zazpi urte zortzi urte beranduago oraindik ere

hori guztia egia da baita egia da maileguak ordaintzeko mailegu berrien beharretan dagoen estatu baten gainean espekulatzaileak putreak bezala bueltaka jiraka mugitzen direla

badaude beste egi mordo bat ere adibidez

hasi zenetik hamabost legegintzaldi izan direla beste hainbeste hauteskunde demokratikorekin

izan baititu bere ordezkariak urte guzti horietan ez baina gehienetan

diren oraindik ere badelako horrela jartzen zuen nazioaren independentzia herriaren subiranotasuna eta prozesu demokratikoa hor

emaitza ikusita ez du asmatu berehala printzipio horiek jarduera politiko errealera edo praktikara trasladatzen ez pasok ek eta ez

txandakatuz gobernatu izan duten gainontzekoek egia da baita

betetzetik hasi eta euroan sartzeko baldintzekin jarraituz greziak edo gutxienez greziako gobernuek bere zorrari eta bere defizitari buruzko gezurra besterik ez dutela esan edo nonbait diotenez zergak ez ordaintzeko ohitura oso eratua dagoela grezian edo sektore

handia izan dutela edo aipatu den bezala gastu militarra ikaragarria dutela eta aldiz greziako ekonomia produktiboa ez dela oso lehiakorra greziako zor publikoa laurogeita hemeretzian ehuneko laurogeita hamalaua zen laurogeita hamazazpian ehuneko ehun eta hamar

ehuneko ehun eta berrogeita bia arrisku primaren lehen aipatu dudan putre dantza tarteko bi mila hamarean

fmiri dirua eskatu zion ordainketa etendura ekiditeko

baldintzak oso gogorrak izan ziren greziarentzat murrizketa handiak ezarri dira kontu publikoetan eta jendearen bizi baldintzak ezaguna denez izugarri okertu dira

horrek zerga sarrerak oraindik gehiago murriztu du eta gobernuak geroz eta diru gehiago eskatu behar izan du bere zorra ordaintzeko eta hori da honaino greziak ekarri izan duen prozesua

bigarren erreskatea eskatu zuen greziak europako bere sozioek

eta aipatu den bezala baita urte horretan edo hurrengoan greziako hartzekodun pribatuek kita bat onartu zioten eta ehuneko

jaitsi zituzten bonu griegoen balioa txikitu zuten

ehun milioi euro lortu izan zituen

demokrazia berria alderdiko presidentea entzun genuen sentikor

greziak lortu du eginaz gaur hasten da hazkunderako bere bidea esan zuen eta handik gutxira samarasek hauteskundeak galdu zituen eta oso demokratikoki

eta orain hor dabil greziako gobernu berria ahaleginak egiten pentsatzen dugu eta otsailean

laguntzak prorrogatzea lortu zuen horretarako erreforma plan bat aurkeztu zuen erreforma plan horri begirada bat bota ezkero han agertzen diren hainbat eta hainbat konturekin

nola egon gintezke ez gaude desados ados gaude osasun zerbitzuen

ados gaude zerga iruzurraren kontra egitearekin kontrabandoa geldiaraztearekin

aktiboak martxan jartzearekin gastu publikoaren kontrolarekin eta beste hainbat neurrirekin hori horrela da baina dirudienez europako sozioak ez daude oso seguru grezia agindu zuen hura betetzen ari ote den edo bestela

eszenifikazio hutsa ere izan daitezke bakoitzak bere etxean egin beharko duen akordio berri baten salmenta errazteko batek daki esaten dutenez greziako

ordaintzeko dirurik gabe geratzeko arrisku latzean dago hori da greziako gobernuaren egoera

nik aipamen motz batzuk egingo nituzke aurrena politikak ez direla aldatzen izenak aldatu izanagatik

bazirudien ikaragarrizko lorpena izan zela troika ezabatzea baina troika ezabatu beharrean troika hitza ezabatu da soilik eta han ikusi dugu varufakis fmiaren egoitzan edo

eta abar beraz hori itxurakeria besterik ez da bi benetan opa diegu greziarrei eta haien agintariei zorte ona ez ezik baita

herria eta europari ere eskatzen diogu greziako herria alde batera ez uzteko

egiteko arrazoizkoa den neurri horretan baina gu ez gaude hirugarrenik

zergatik guk ditugun arazo eta kezka guztiekin ere greziarrek gure atzekaldea aurrekotzat hartuko luketelako

legebiltzar hau ez delako inor inongo gobernuak egiten duen politikari zertifikazioak emateko ez alde batekoak ez bestekoak

gurean beharbada heroi greziarrik gabe etengabeko lanaren ondorioz egoera oso bestelakoa da nahiz eta hemen ere arazo larriak izan baina gizarte kohesioaren printzipioak betidanik barneratuta izan ditugu otsailaren hamabian periodikoetan beste gauza bat irakurri genuen momentu honetan gure artean ez dagoen eh bilduko legebiltzarkide baten ahotan jartzen

esan dugun bezala demokrazia funtsezkoa da elkarbizitzarako

baina badaude ere beste osagai batzuk elkarbizitza bizitzan dezente lagungarri direnak adibidez gezurretan ez ibiltzea eta adibidez astakeriarik

asko eskerrik asko arrizabalaga

erantzunen txandara pasatuz lópez de munain jauna zurea da hitza

lópez de munain jauna mistoa upydk ez du hitzik hartu behar

eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria

euzko abertzaleak taldearen ordezkariak arrizabalaga andrea zurea da hitza

cómo se puede decir eso zure gustukoa izango da edo ez da izango baina bizitza honetan aniztasuna lege da izatez eta aniztasun horrek berarekin ekartzen duen logikaren aplikazioa da iritzi aniztasuna ikuspegi aniztasuna politika aniztasuna

eta bakoitzak dauka eskubidea bere iritzia edukitzeko zuenak zuena eta gainontzekoak bakoitzak berea ez ez dut ulertzen nola litekeen horrela ihardun gaur egungo greziako gobernua demokratikoa dela

herriak aukeratu duenez hori horrela da eta inork ezin ukatu aurreko guztiak izan ziren bezala onak edo txarrak izan alemaniako denak diren bezala gustukoak izan ala ez eta bazter guztietakoak baldin eta herriak erabakitakoak direnean orduan

demokratak gara gu hau da zuek guk defendatzen dugu herria alegia zuek eta gainontzeko guztiak zuek ez zaretenak interes ez dakit nolakoen menpeko izatera kondenatuta gaude

ez dakit hau esateko bakarrik jaitsi beharra neukan baina aizu

eta beno hemen nagonez beste gauza bat zuen proposamenari ezezkoa emango diogu ez garelako zein grezia ez beste inongo

orokortasunean ontzat edo txartzat aitortzeko eta

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka bat bai hirurogeita lau

ez da onartu osoko zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

parlamentarioaren betetzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda sánchez andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

zuzenketa aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

eh bildu taldearen ordezkariak zulaika anderea zurea da hitza

eguerdi on denoi gaur gure gizartearentzat kezka handienetakoa da dagoen prekarietateari aurre egitea langabezi tasa oso altua da ehun eta hirurogeita hamaika mila baino gehiago langabetu daude eta baina gainera gaur egun

aurre egitearekin lan baldintza duinak eta kalitatezko enplegua ere ziurtatzeko neurriak abian jarri behar dira hona hemen egoerari buruz datu batzuk oso gutxi gazte langabezi tasa ia ehuneko berrogeira iristen da kontratu berrietatik ehuneko

eta lan partzialetik kontratuen ehuneko laurogeita hirua emakumeei egindako kontratuak dira datu horien atzetik pertsonak daude milaka gazte

administrazioak zerbitzu publikoak indartu behar dituela aldiz azken urteotan justu

ari gara politika okerren eraginez austeritatearen izenean hainbat zerbitzu publiko pribatizatu eta murriztu egin dira batzuk uste dute horrek aterako gaituela baina justu kontrakoa gertatuko da

arriskuan dauden pertsonen egoera okerra areagotu egingo da eta beraz eh bildurentzat ezinbestekoa da zerbitzu publikoak indartzea eta kalitatezko zerbitzuak eskaintzea pertsonen guztien eskubideak

gaur eztabaidatzen ari garen ekimena iaz onartutako legez besteko proposamena ez betetzeagatik dator

eh bilduren aurkako botoekin atera zela proposamen hura orduan guk azaldu genituen argudioak gaur berriz ekartzen ditugu eta

egutegi bat aurkeztea eta administraziorako enplegu plana egin dezala

legez besteko proposamen horrekin ekimen hori eztabaidatu aurretik hiru aste lehenago ekimenarekin zerikusirik handiena

aurkeztutako mozio bat eztabaidatu zen etxe honetan mozio horretan

enplegua sortzeko edo behintzat enplegua ez suntsitzeko neurri zehatzak proposatu genituen baina zoritxarrez eskaera horiek

hurrengo hauek proposatzen genituen sektore publikoko langileen urteko lanaldia mila bostehun eta laurogeita hamabi ordukoa izatea

aurreneko egunetik betetzea betetzeke gelditu diren lanpostuak ez amortizatzea bajetan ehuneko ehuna ordaintzea

zerbitzu publikoen pribatizazioa etetea helburu nagusia neurri horiekin behintzat enplegu publikoaren suntsiketa gelditzea zen baina esan dudan moduan

eta hiru astetara sozialistek enplegu publikoko plan bat eskatu zuten

aurretik ere sozialistek jaurlaritzarekin adostu zutela enplegu plana

oso kritikoa izan zen eta da enplegu plan horrekin jaurlaritzak enpleguari eusteko eta berria sortzeko hamaika neurri habian jarri

habian jarri beharko luke bai arlo pribatuan baina baita ere jakina arlo publikoan gainera sektore publikoaren arloan

soilik arlo pribatuan bideratutako neurriak jasotzen dira eta gainera programa gehienekin

sortzen dituen programak dira enplegu prekarioa alegia gure ustez jaurlaritzak motorra izan beharko luke kalitatezko enplegua

hainbat erabakien ondorioz sektore publikoan enplegua suntsitu duen hori ez dugu guk bakarrik esaten sindikatuek guztiek

erabaki horien artean hogeita hamabost orduko jardunaldia bertan behera uztea baja lehenengo egunetik ez ordezkatzea eta lanpostua amortizatzea daude gaur horren adibide argi bat dugu kalean

guzti guztiak deitu duten greba langileek ez dute eskatzen inolako pribilegiorik soilik eskatzen dituzte langileen eskubideak berreskuratzea

kalitatezko zerbitzuak bermatzeko dituen lan baldintzak besterik ez lehen adierazi dudan moduan hori adibide bat baino ez da hitz egin genezakeen irakaskuntzan ere gertatzen ari denaz nola irakasle asko gaixo joaten diren eskolak ematera

gaztetzeko behar diren enplegu publiko eskaintzen deialdiak egitea eskatzen du eta xede nagusi horrekin ados egon arren eh bilduk uste du oso eskas gelditzen dela eskaera

enplegua egonkortzen dute eta hori oso garrantzitsua da

enplegua gaztea sustatuko litzateke eta bide batez erretiro adina aurreratu beharko litzateke baina badakigu

baizik eta dagoena egonkortzea baino ez ditu ekartzen kasu gehienetan eskatzen duzu ere administraziorako enplegu plan bat egitea

moduan bai sektore publikoan enpleguari eusteko eta berria sortzeko neurriak ezarri behar dira baina enplegu plan integral batean uztartuak egon behar direla

besteak beste aurrekontuekin bitartez bermatuz beraz guretzat oso eskas gelditzen den eskaera da guk aurkeztutako zuzenketak hainbat neurri ezartzea eskaintzen ditugu sektore publikoan enplegua sortzeko baliagarriak izango diren neurriak alegia

ezinbestekoak direnez zerbitzu horiek indartzeko politikak egin ditzala eta horretarako beharrezkoak diren baliabideak ziurtatu ditzala aurrekontuetatik

bigarren puntuan eskatzen dugu kalitatezko zerbitzu publikoak indartzeko arlo publikoan enpleguari suntsitzeari utz diezaiola

lehen azaldu dudanez jaurlaritzak hartutako hainbat erabakien eraginez azken urteetan sektore publikoak enplegua suntsitu egin du erabaki horien artean jardunaldian hitzarekin besteak beste horregatik murrizketa horiek bertan behera gelditzea ezinbestekoa iruditzen zaigu

langileria gaztetzeko neurriak har ditzala besteak beste erretiro adina jaistea eta adin batetik

eta arlo horretan ezarritako mugak albo batera utzi

eta zerbitzu publikoak indartzeko eta enplegua sustatzeko neurriak eragile sindikalekin adostu ditzala horiek dira benetan

eta neurriak sektore publikoan enplegua sortzeko eskerrik asko zulaika andrea mistoa maneiro jauna

eskerrik asko euzko abertzaleak orbegozo jauna zurea da hitza

andrea eguerdi on guztioi

talde sozialistak aurkeztutako legez besteko lege proposamen honen inguruan erdibidekoa adostu dugu sánchez andreak esan duen moduan

adostu dugun erdibideko honi dagokionean eusko jaurlaritzak aspaldi adierazi zuen euskal administrazio publikoari dagokionean enplegu plana egiteko asmoa zuela eta zentsu horretan hori eskatzen zion ere bai zuek esan duzuen moduan

alderdi sozialistarekin adostu genuen erdibidekoak duela bi aste jakin izan genuen beraz

eusko jaurlaritzaren gobernu kontseiluak lehen enplegu planaren zirriborroa aztertu zuela

gure autonomia erkidegoan landu ahal izateko jaurlaritzak

euskal administrazio publikoaren egoeraren diagnostikoa egitea administrazioko lanpostuen eta lanpostu horiek betetzen dituzten pertsonen

plangintza bat egiteko eta horrekin batera txokerako plan bat prestatzea atzeman daitezkeen arazoak konpontzeko

bete du jaurlaritzak eta uste dugu hurrengo urratsa izan behar dela dokumentu hori langileen ordezkariekin partekatzea horien ikuspuntuak

burutu ahal izateko horretan guk ez daukagu eragozpenik eta

bat egin dugu zuek egindako erdibideko proposamenarekin guk egokia

uste dugulako horien ekarpenekin ere aberastu egingo dela testua bera eta gainera ez dugu eragozpenik ikusi

zuk eskatzen zenuen epe muga hori bilkura aldi

bidaltzeko hau da epe muga bat ezartzeko ez dugu ikusi inongo eragozpenik uste dut eh bilduko ordezkaria ere gaurkoan

enplegu publikorako plan konkretu baten tresna bat baliabide bat legeak aurrikusitako baliabide bat administrazioaren

eztabaida bat eta horregatik gure taldeak beti defendatu izan du

giza baliabideen antolakuntzaren lan ildoak ezartzeko

eta kontuan hartu behar ditugula gaur egungo antolakuntza beharrak eta zerbitzuen eskariak eta gainera beharrezkoa iruditu zaigu ere bai

aipatu den moduan datuek erakusten dute pertsonala gero eta zaharragoa dela

urte batzuk barru langile publikoen kopuru handi bat erretiratzeko edadean egongo dela

bitartekotasun tasa altua da eta arazo horri ere aurre egin behar zaio lehenbailehen gainera genero desberdintasunaren ondorioak ere

horregatik guztiagatik enplegu publikoaren plana ezinbesteko tresna izan behar dela deritzogu eta

horregatik beraz babesten dugu erdibideko hau

mugak ezartzen ditu eta horrek eragin zuzena dauka langile publikoen artean behin behinekotasun tasa murrizteko belaunaldi arteko erreleboa sustatzeko neurriak bultzatzerako orduan eta abar izan ere enplegu publikorako eskaintzak

behin behineko langileak behin betiko langile bilakatu ahala izateko

deialdiak egiteko debekuak edo mugak indarrean jarraitzen duten heinean berriro ere eusko jaurlaritzak eskuak lotuta izango ditu neurri horiek bultzatzerako

eta ezin ditu nahiko lukeen bezala aurrera eraman langileak hornitzeko hautaketa prozedurak izan ere erreposizio tasa ehuneko hamarean hor dago indarrean jarraitzen du

muga horrek gaur gaurkoz baina

apirilean eskatzen genion bezala erdibideko hartan eskatzen genion bezala jaurlaritza

enplegu publikorako eskaintzak onartzen eta ahalegin horretan

ope beraz azken finean bide horretan sakontzeko uste dugu erdibideko honek jasotzen duen moduan egokia dela jaurlaritzari eskatzea langileen ordezkariekin negoziatzeko ere bai ope horien deialdiak eta besterik gabe gure aldeko

ekimen honen inguruan erdibideko honen inguruan eskerrik asko eskerrik asko orbegozo jauna erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

eskerrik asko sánchez andrea euskal talde popularren ordezkariak ez du hitz hartu behar eh bildu taldearen ordezkaria zulaika andrea zurea da hitza

sinatu duzuen zuzenketa horrekin

mugatzen dena baina epeak baino sindikatuek

murrizketak bertan behera uztea eskatzen dute eta hori ez da jasotzen lanaldiaren luzatzea atzera botatzea eskatzen dute

ordezkapenak krisia baino lehenagoko moduan betetzea lan kargak eta zerbitzu publiko berrien beharrizana aztertu eta horiei aurre egiteko beharrezkoak liratekeen lanpostu berriak sortzea sindikatuek jaurlaritzari eskatzen diote alde bakarrez lanaldia

alde bakarrez atzera botatzea neurri horrekin ziur gaude enplegu publikoa sortuko zela zuzenketa horrek jaurlaritzari

laguntzen dio aurrerapauso gutxi ematera behartzen dio neurri zehatzak

jasotzen eta akordio txar edo partxerako akordio bat baino ez da eta adibide bat jarriko dut

erkoreka jaunak administrazio orokorreko plana iragarri zuen oraindik etxe honetara ez dena heldu baina sindikatuek jada plan horren

esaten du dokumentuan ez da eperik ezartzen ezta kategoria bakoitzeko plaza kopururik ere zehaztapenik ez duenez beldur gara ez ote den zunda globoa gobernuak berehala plaza deialdia atera behar duelako itxura emanez hauteskundeen aurretik ilusioa pizteko beraz horrelako planik badira

izango benetan kalitatezko enplegua sortzeko edo enplegu publikoaren legearen proiektuaren inguruan uzten dutena sindikatu guztiek ere lege proiektuaren aurka gaude gaur ere berriz madriletik datozen inposaketak argudio bezala

eraginkorrak ez emateko hipokresia hutsa iruditzen zaigu

horiekin guztion artean neurriak hartu beharko genituzke

gure bide propioa egiteko urratsak eman behar ditugu eskerrik asko zulaika andrea maneirok ez du hitzik hartu

eskerrik asko berriro ere sánchez andrea horretan

bi mila hamalauko apirilaren hamarean eskatzen zitzaiona gobernuari jaurlaritzari behintzat alde hori bere partetik egin beharreko hori

besterik gabe mila esker eskerrik asko orbegozo jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal sozialistak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

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamalau bai hogeita bat ez